urtean bikaintasun akademikoko beken deialdia agindu baten bidez

lehenengo aldiz herri honetan unibertsitatera

eta saritzeko izan ere bikaintasuna da euskal unibertsitate sistemaren printzipio informatzaileetako

euskal herriko euskal unibertsitate legeak ikasketetarako bekak eta laguntzak arautzen digu hala eta guztiz ere

hau da bikaintasun akademikoko bekak ez dira sartzen ikasketetarako bekak eta laguntzek arautzen dituzten

batez ere diru laguntzen ildo honek ez diolako begiratzen unibertsitatera sartuko diren ikasleen

aitzitik haien errendimendu akademikoari erreparatzen diolako soil soilik así salió la primera

celaá andrea jarraian mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka ekimena aurkeztu eta aldezteko hitza

nada más y gracias eskerrik asko
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatu euskal talde popularraren ordezkariaren oyarzabal

jauna eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak

mahaiburu andrea eta euskal herria bilduk sinatu egin du erdibideko proposamena

horrela jasota daudelako alde batetik eskatzen genuen

hori batetik eta bigarrenik eskatzen genuen baita ere normatiba orokorrean edo hobeto esanda momentu honetan dagoen laguntza orokorreko beketan sartzea eta bat egin dugu hain zuzen guk eskatutakoa bat datorrelako hemen jartzen duenarekin hori alde batetik eta guk egiten dugun erreflexioa

inongo zalantzarik gabe ikusi besterik ez dago

bi mila hamabi bi mila hamairuan eskatutakoak

zer suposatzen du honek honek suposatzen du ehuneko hemezortzia beka orokorretan ehuneko hemezortziri ematen zaio ikaslearen ehuneko hemezortziri

eta frantzian ehuneko hogeita hamarean gaude beraz hemen zerikusia eduki badaukagu eta guretzat hau da lehentasunezko

helburu bezala egunen batean jarri beharko dugu ehuneko hogeita hamar frantziak daukan ehuneko hogeita hamar horretara iristea horretarako diru bat aurrikusten da bi mila hamairu bi mila hamalauerako veintiséis milioi

guk uste dut eta horrela eskatu genuen hain zuzen

jaurlaritzak aurrekontuak aurkeztu zituenen partida hau handitu egin behar zela gehiago handitu behar zela

eta bigarrena da bikaintasun akademikoko bekak non celaá andreak sutsuki erreparatu dion batez ere

nivel de renta guretzat bi elementu inportanteak daude alde batetik talentuari bultzada ematea zalantzarik gabe bai eta bigarrena

hau da kasu honetan berdin izango litzateke mila euro irabazten dituen familia bat edo zuk zeuk esan duzun bezala botinen semea guk horretan

eta oraingoz hobeto ikusten dugu hain zuzen badagoelako apartatu bat

lehenengo atala zein mailakoak hau da gutxien irabazten dutenak horiek

edo bikaintasun beka horietarako planteatzen dena baina badago apartatu bat

eta aprovechamiento académicorako planteatzen diren baldintzak beretsuak dira

bederatzi bat gutxienez eduki behar da eta bederatzitik harago eduki behar da beraz baldintza bera planteatzen ari gara beka orokorretan dagoen deialdian non aprovechamiento

beste alde batetik bikaintasun bekataz hitz egiten ari garenean beraz

bi gauza alde batetik efektibamente gure ikuspuntutik izan behar duela laguntza orokorreko beka

bikaintasun beka horiek batetik eta bigarrenik

gure ikuspuntutik errentak zerikusia eduki badauka guretzat inportanteagoa delako ekitatea bermatzea

frantzia ehuneko hogeita hamarean dago ekitatea bermatzea

eta bai guretzat oso dela inportantea errenta kontuan edukitzea zeren batak zuk hemen egin duzun ejerzizio perbersoa iruditzen zaitu talentua versus

ez dugu guk horrela bidezko ikusten hala ere guk sinatu sinatu egin dugu

kontuan edukitzea ingresoak sarrerak zeintzuk izan behar duten

berraztertzera eraman behar gaituela zein tabla dauden hemen nik uste baietz

egin beharko liratekeela baina bai guretzat errenta planteamendua

eskubidea celaá andreak esan duen eskubide hori duten pertsonek gehienak gutxiago kobratuta hau da atalase mailaren lehengo mailetan daudenak gehienezko kobratu dezaketena salario bezala hiru mila bostehun da

dezaketenak bezala orduan behar handiagoa bai ikusten dugula oso

eta estudiatzeko gaitasuna dutenak horiek ere horiei gehiago laguntzea besteei baino

laburbilduz bat gatoz erdibideko zuzenketan planteatzen denarekin eta gure ustez jasota daude guk planteatzen ditugun bi elementuak bata da bikaintasun bekak kontenplatu behar direla

hain zuzen laguntza orokorreko beketan sartuta egon egon behar duela hori da gure postura eta

egiten dugu erdibideko hau bai komentario bat egin nahi dudala alderdi

ordezkariak esandakoa defentsa sutsua egin du beste komunitateetan

baina zuei hainbeste gustatzen zaizuen wert jaunak ez dakit

kendu egin dituela beka hauek ez dakit zergatik izango den zuk nik baino hobeto jakingo duzu kendu egin zituen orduan bai

postura ez honetan eta ez bere lege marabiloso horretan baina bai defenditzen dugula

laguntza orokorreko beketan besteekin batera txertatua edukitzea besterik ez eskerrik asko

ikasleen inguruko bekak dira beste behin ere talde sozialistak

egin zutena aldatu egokitu bilakaera duen zerbait ikusi bezain pronto ba ekimen batekin datoz ekimen batekin datoz

harrian grabaturik gelditzea nahi balukete bezala eta egia da sinatu dugunean hitz

celaá andrearen diskurtsoa entzun eta nola beka hauek sortu ziren eta esplikatu digunaren ondoren ba reinstaurar hitz entzun dudan ondoren ba burura etorri zaidala erreinstaurazioaren jarraian hau da

sutsu bat baina gu ez dugu ulertzen bekan gai horrela zeren gure ustez ez baitira beka

eta uste dut garbi adierazi edo garbi esplikatu dezakegula zergatik ez ditugun beka bezala ezagutzen

hau da egoera sozio ekonomiko sail bat ekiditzen ez dutelako laguntzen aukera berdintasuna

laguntzen ez dituztelako asistentzia ezaugarriak ez direlako gastu konkretu edo ikasketekin zerikusia duten

sari bat direla eta kontrol ekonomikoko departamentuak edo bulegoak ere berdin esaten zuen ez daukatela beka

beraz lehenik nik uste dut gaur hitz egiten ari garen guzti hauek

beka batez hitz egin ordez hobeto litzatekeela sari batetaz hitz egingo bagenu hau da ba joxe mari korta hurrengo egunetan emango dena edo euskadi literatur sariak bezala

bakoitzak bere asmoak ditu sare bakoitzak

eszelentzia bilatu nahi dute errendimendu handia bultzatu

izenarekin ulertzen eta uste dut garrantzia duela horrek

euroko hornidura izan zuten eta kurtso guztiak

milioi bat euroko dotaziora iritsiko lirateke beraz bada zerbait

milioi bat asko da bestetan gutxi guk uste dugu diru kantitate handia dela batipat ba dauden egoeran egonda ba mila berrehun euroko

eta baita ere ulertzen dugu beka izaera eman behar zaiola

bekek errendimendu altua eta eszelentzia ere bere barnean izan behar dutela eta hor dago beken

ezagutzen den tipoa eta bertan bederatzi bat eskatzen da bertan partehartzeko egia da ez duela sari handirik ematen berrehun euro hori aztertu leike

uste dugu edonori hau da egoera sozio ekonomikoa

bekarik ematea ez dela oso zilegi hori alde batetik

adierazi dugula beka izaera ez dutela hauek beka izena eduki arren eta beken barruan

gehitu beharko genizkiela hau da sozio ekonomiko aldetik ikuspegi batzuk

subentzional arlo bat izan behar luketena ez dela uste dut hori garbi utzi dudala

aitortzen dugu gai honen kudeaketa ez dela zuzena izan eta jaso diren kritikak eta sortu izan den ondoeza

gabezia hori onartu eta zuzendu nahi genuke eta ez genuke gaurko debate honetatik horren inguruan ere gaizkiesanik sortu nahi

jarduera edo gure postura ere garbi adierazi nahi dut garbi adierazi diogu bai sozialista taldeari eta bai popular taldeari erdibideko hau

eta nola ulertzen genuen ere testu hau uste dut garbi adierazi dugula

aurrekontuak ondoren ditugunean ba negoziatzen jarraitzeko aukera ematen digula

alderdi desberdinen arteko posturak zentzu amankomun batean egiteko aukera garbi utzi nahi dut ere guk beka izeneko hauek

ulertzen ditugula eta ulertzen dugu baita ere posible dela sari batzuk aurrerantzean gobernutik egitea baina sari izaera batekin eta bekak baldin badira beste ezaugarri batzuk gehitu egin behar zaizkiela

beken araudi orokorraren barruan harritzen gaitu baita ere

upydren jarduerak edo diskurtsoak zeren beka hauek ppren komunitateetan beraz nahiko eskubiko beka batzuk izan dira

guztiz bere egin ditu madrileko komunitatekoak aldarrikatuz

lantzen edo hitz egiten dugunean beti nahi izaten dute egoera sozioekonomikoa sartu edo berdintasunaren esparrua kontenplatzea kasu honetan berriz horri at egin diote kontuan hartu behar dira ehun eta laurogeita bost lagunek

berrogeita hamabost ikasle ditu gure unibertsitateak beraz ez dut uste intzidentzia gehiegirik duenik unibertsitate osoan aldiz beka arruntak

bostetik batek ehuneko hogeia gehiagora iristea

gobernu honek hezkuntzarekin duen konpromisoa indartuz beka horiekin ere indartzen joango garela urteetan zehar joan den bezala

sari hau jaso ahal izateko adibidez batxilerrean nota

ez hain bikainak izan dituen batek adibidez

eta graduko ikasleen artean onena da eta ezingo lituzke beka hauek hartu beraz benetan errendimendua saritzen ari baldin bagara

batxilerrekoak saritzen ariko ginateke eta ez unibertsitatekoak

orduan nik ikusten dut teknikoki ere badituela

emaitza onak dituztenak normalean errenta erdi edo handiko familietakoak izaten direla

situazio hobea daukatelako estudiorako ahalbide gehiago dituztelako dena dela beraz berdintasunetik joango baginateke uste dut baita ere

egoera larrienean edo egoera sozioekonomiko larrienean dagoen honetan indartu beharko litzatekeela eta ez horrenbeste

benetan hor baitago emaitza

kopurua beraz gure ustez unibertsitate sistemaren hobekuntza nahi badugu badaude beste modu batzuk eta hori da azkenean gure helburua eta uste dut euskal sistema unibertsitate sistema osoaren helburua dela hau da egunetik egun sistema hobea izatea zeren eta sistema horrek

talentua eta ezagutza guk berretsi nahi dugun bidea

martxan jarri zen protokoloa da hau da exito tasa errendimendua

uzte tasa eta abar neurtu eta hobetzeko bidea gure ustez sariak sari bezala kudeatu behar dira bekak beka bezala eta sinatu dugun erdibideko honek aukera emango digu hurrengo aurrekontuetan negoziatzen aurrera jarraitzeko eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den celaá andereak dauka hitza

ez du hitzik hartuko euskal talde popularraren ordezkaria

ez du hitzik hartuko eh bildu taldearen ordezkariak agirrezabala jauna zurea da hitza

zuk egin duzun dikotomia hori talento renta bata versus renta hau da guk oso garbi daukagu hau da garbi daukagu

saritu egin behar dela inongo arazorik gabe baina argi ez daukaguna da botinen semeak hain zuzen beka hauek edo sari hauek izan behar dutenik ezin ditugu ikasle hauek bihurtu ere hain zuzen

beraz guretzat diferentea da mila irabazten duenak edo

kasu horretan irabazten duena beraz guretzat oso da inportantea errentarena eta guk

eskatuko dugu hori kontutan izatearena baina beti ere esanez

esan dizut hemen beka orokorretan dagoen el aprovechamiento académico alexek ere esaten zuena berrehun euro ematen zaiona

akademiko horregatik nik uste dut errebisablea dela errebisatu daitekeela baina

hiru mila bostehun gure ikuspuntutik izan beharko litzateke

salarioak ordaintzeko hori ere argi eta garbi esaten dizut eta bukatzeko ez nuen ezagutzen zuk hemen irakurri duzun

hau da guk oso garbi daukagu erronka izan behar duela ekitatea

bermatzearena guztientzat eta horixe da lehenetsi behar dena eta horixe da hain zuzen oinarrian egon behar duena beken
politika bat argitu behar denean besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna eta amaitzeko

eskerrik asko etxeberria jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu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

onartu da gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena bateragune auziko bost atxilotuen askatasuna aldarrikatzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena

osoko bilkura honetan hitz egin behar duena kalera joan dadila mesedez arzuaga jauna zurea da hitza
eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak

hitz horietatik bi ondorio atera ditzakegu aznarrek kontziente edo inkontzienteki protagonismo hori beretzat hartuta hautsi zuen botere exekutibo eta judizialaren arteko banaketa behin betirako

harropuzkeri hura handitzen joan zen gerora

herritar askoren eskubide zibil eta politikoak suntsituz ausartu ziren bai eta nola gainera kate luze bat bezala alderdi egunkari eta mota guztietako elkarte sozialen kontra ausartu ziren ere

ausartu ziren ere egunkaria edo udalbiltzaren aurka nahiz eta gero

ezberdina izan zen kasu konkretu horietan sententzia absolutoria horren ostean

nork birgaituko zizkien bi elkarte hauei bi erakunde hauei egindako kalteak ez zen inflexio puntu bat izan tamalez politikoen katea betirako etengo zuena bateragunearen bosten kontrako auzia berriro ere ekarri baitzuen etsaiaren zuzenbide penalaren neurrigabeko

interpretazio eta logika berdinarekin auzi berriak zabaldu dira ostean ere gaur egun madrilen epaitzen ari den hogeita hamabost barra bi

jardun politiko sozial ezagun garden publiko bat garatzeagatik politikaren

eta justiziaren politizazioa txanpon bereko bi aldeak konstante bat izan dira azken hamarkadetan aquella

izatea baina hain zuzen ere errealitateak adierazi diguna zera da izan zirela lehenengoak mugimendu estrategiko behin betiko bat zutenak gure historia garaikidean ezagutu ez dugun agertoki bat eraikitzeko posizioak guztiz mugiezinak zirela momentu horretan hasi ziren mugitzen arnaldo otegi rafa díez arkaitz rodríguez eta sonia jacinto abiatu zuten

auzitegi konstituzionalaren aurrean helegitea tarteratu

epaiketa justu eta berme guztiekin izateko eskubidea urratu zelakoan estatuak bazeukan akats larri hori leuntzeko

pertsonala arinduz askatasun probisionala emanez estatuaren fiskaltzak errefusatu zuen askatasun eskaera argudio maltzur bat erabiliz penaren larritasunean jarri zuen aitzakiatzat

legeak zigorraren zati garrantzitsu bat betetzea eskatzen duen argi eta garbi

konstituzionalak ez zuen onartu askatzea baina gutxienez iragarri zuen erantzuna azkar emango zuela honetatik

erantzuna ez dagoela larria da bateragunearen bost auzipetuek kartzelan mantentzea honek legearen espiritua urratzeaz gain

ere denborak frogatu du otegi díez zabaleta jacinto eta rodríguez bake eta normalizazioaren alde egiten ari zirela errealitate printzipioa espainiar auzitegiek sortutako fikzio juridikoaren gainetik badago hori

aurkezten dugu pertsona hauek lau urtetako kartzela zigorra bete dutenean

bete dute gure ekimenean eskatzen dugu

geratzea bultzada politikoa interes politikoa subjektu politikoa eta emaitza politikoa daukaten auzi horiek bertan behera geratzea beste puntu bat eskatzen dugu dela

eusko jaurlaritzak behar diren gestioak egin ditzan eskuduntza duten erakundeen aurrean

betearazteko eskatu genuen bere momentuan

salbuespenezko legedian salbuespenezko tribunalak bertan behera geratzeko ekimen bat martxan jarri beharko zela

politikoen babesa integratzeko honen inguruan gure disposizio osoa daukagu bake planean ere sartu ahal izateko eta horrelako auziak horrelako legediak horrelako neurriak horrelako auzitegiak gure

daitezen enplazamendua egiten dizuet egiaren alde justiziaren alde proposamen honekin bat egiteko eskerrik asko
eskerrik asko arzuaga jauna emendakinik ez dagoenez zuzenketak aurkeztu ez dituztenen taldeetara pasako gara mistoa

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

eguerdi on berriro ere gogoratu nahi dut edo gogora ekarri nahi dut

eta behin betirako jarduera armatua utzi zuela diot hau zergatik bi urte pasa dira eta

bitartean gertatutakoaren inguruko azterketak egin izan ditugu

non jarri bakoitzaren ardurak zeren debatea jarraituz

entzun ondoren zilegitasun osoz

antzematen dela halako jarrera gogorra posizioetan hau da helburua

amaitu du bere jarduera armatua betirako baino modua ez zaigu gustatu garaipen garaitua

kontu guzti horiek azaltzen dira eta nik pentsatzen dut hor badagoela hausnarketa egin beharra eta behintzat kasu honi dagokionez eta bost pertsonez ari gara horietako batzuk ganbara honetan momentu ezberdinetan

eta bere posizioak politikoki eta demokratikoki defenditu dituztenak

guzti hauetan etarekin nola amaitu alde batetik estatuaren aldetik alderdi politikoak indarkeria erabiliz ere amaitu nahi izan da zuzeneko indarkeria aplikatuz mila bederatziehun eta laurogeita hirutik mila bederatziehun eta laurogeita zazpira galen eskutik aurretik beste modu batzuetan

ezker abertzalearen barruan ere ezker abertzalea eta baino beste zerbait gehiago bada herri honetan momentu ezberdinetan

etaren indarkeriarekin amaitzeko momentu ezberdinetan eta zoritxarrez estrategi politiko militarra beti ateratzen zen garaile ba orain

bost pertsona hauek labeko egoitzako gela batean zeudela

kartzelatik atera berria zen eta garzónek libre utzi zuen kontestu hartan orain dela lau urte epailea garzón ministroa

lehendakari lopez hemen eta jesús eguiguren

ez ditut gogora ekarriko adierazpenak garai hartako adierazpenak baina garbi zegoen bai politikoki bultzada eman zion ministroak orduan ministroa bi mila

ezker abertzaleari aldez aurretik konfiatzen zen ezker abertzale berdin horri akzio hau

epaileak egiten du bere lana eta garzónen instrukzioak nolakoak izaten diren

saiakera politiko bat eta denborak erakutsi du

egokitu behar dutela egoera sozial horretara bere justizia aplikatzeko garaian

erabakia azaldu baino bi urte lehenago garbi dago

eta bide horretan hau da bide politiko eta demokratikoen aldeko apustua bost pertsona jakin horiek egiten ari zirela hori guk denok aitortzen dugu guk behintzat bai batzuk isilpean ere bai

aldatu egiten dira baina denok aitortzen dugu hori eta gainera froga hor dago

posible al da esatea eztabaida hori zegoela jakin eta politikak bidea egin ez zezan

politikaren alde egiten ari ziren horiek atxilotzea atzera berriz estrategi politiko militarra nagusi gertatzeko

eta bakarren batzuk pentsatzen zuten eta idatzi ere idatzi zuten

baina denborak erakutsi digu zer gertatu den eta nik uste dut pertsona horiek libre behar dutela politika egiteko

ezker abertzaleak bere bide hori ere sendoago argiago egin dezan zergatik lana denok daukagu baina ezker abertzaleak propio izugarria

orduan hemen azaltzen diren gorabeherak laben egoitza hartako atxiloketa haietatik

gero auzitegi gorena auzitegi konstituzionala

kartzela zigorra bete aurretik bezperan askatu behar al dira bezperan ez dauka inongo logikarik eta hemen temati jartzea baino gauza okerragorik ez dago gainera jakinda ez dagoela arrazoirik

zegokion salak ebatzi zuen atera zuen bere sententzia baina estatuak esaten zuen ez ez horri helegitea sartuko dugu eta

nagusiak erabaki du berdina zergatik ez egokitu baita ere

horregatik bakoitzak edukiko du bere esplikazioa eta bere ibilbidea baina guk pentsatzen dugu

irakurrita eta kontestu politikoa jakin batean ari garela eztabaidatzen

aldeko botoa emango diogu pentsatzen dugulako politika egiteagatik atxilotuak epaituak eta zigortuak izan diren pertsona horiek atzera berriz politika egitera duten eskubidea ezin diegulako ukatu eta momentu honetan eta kontestu honetan

bere erabakiaren berri eman zuenetik eta lau eztabaida puri purin zegoenean atxiloketa hauek gertatu ziren garai hartatik perspektibak agintzen duela bake eta bizikidetza

bermatu nahi baldin badugu pertsona hauek libre behar dutela eskerrik asko egibar jauna
erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

legebiltzarburu andrea benetan larria da hemen gertatzen ari dena

etengabea egiten ari da atril honetatik adierazpen askatasunaren menpean eta legebiltzarkideok daukagun

pentsatzen dut barkatu ez ez daukazu turnorik zuk zure turnoa eduki duzu
eta han defendatu esan dizkizun gauza guztiak han defendatu zenitzakeen klaro txanda bukatu da

beste batek zerbait esaten badizu berriz ireki behar baldin badut turnoa ezin da zuk zure txanda eduki duzu

beste inorrek ez dauka hitza urruzuno jauna ez dauka hitza ez daukazu hitza urruzuno jauna ez daukazu hitza

ez daukazu hitzik isiltzen zara edo kalera zoaz ez daukazu hitzik

askatasunaren ondorio bat beste behin erantzun behar dudana edo ez kasu honetan ez daukadalako txanda baina hemen gertatzen ari dena da delituak egozten

zuk moztu behar duzula horrelako jarduna bere

beharbada zuk esan diozun bezala juzgadoetara joan zaitezke baina hemen

oso ondo jarrai dezagun llanos andrea zurea da hitza

mesedez isilduko zarete mesedez isilduko zarete hitza berak dauka eta eduki duzue zuen turnoa

urruzuno jauna erretiratuko duzu pailazo deitu diozuna berak

nahikoa da parlamentu batean gaude altxa zaitez mesedez bale barrio jauna bale hemen dago afiziozko jende guztia telebistan atera nahi duena o sea que bale

berak esaten du zuk deitu diozula nahi duzu esatea iturrate jaunak guri zer esan zigun mahai horretatik dagoen lekutik

nahi duzu esatea nahi duzu esatea iturrate jaunak guri zer esan zigun

bai ala ez nahi duzu esatea berak zer esan zigun ez berak zer esan zizun ez dut nahi esatea zuri galdezka ari naiz

ez zer ez ez diozu deitu ez

nik uste dut gauzak beren lekutik ateratzen ari direla

eta hemen gauza asko entzuten dira gustatzen ez zaizkigunak

hitz egin daiteke errespetuaren barruan hemen errespetua galtzen ari da leku askotatik baina ez dudana onartzen da insultoak eskainuetatik hastea lehengoan esan nuen

eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jauna zure da hitza

eskerrik asko ares jauna eta amaitzeko egibar jaunak dauka hitza

consolidarlo eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaituta bozketa jarriko dugu
eh bildu taldearen legezbesteko proposamena bozkatu dezakegu

legezbesteko proposamena onartuta geratu da etengo da osoko bilkura